berriro ere arratzaldeon guztioi eta bilkurari hasiera emango diogu ea

gai zerrendako zazpigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena pentsioak eguneratzeari eta

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko prieto jauna

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda eh bildu ordezkariak du hitza arrondo andrea

arratsaldeon guztioi pentsio

oinarrizko zutabea da gizarte eredu justu eta solidario batean pentsioen duintasuna bermatzea lehentasun soziala izan behar da

baina hartzen ari diren erabaki politikoak beste bide batetik doaz gure ustez eta beste alor batzuetan bezala hemen ere une honetan pentsioak pentsionistak izugarrizko erasoa ari dira eta guretzat egoera hori larria kezkagarria da pentsiodunen

ehuneko berrogeita hamabostak hilero zazpiehun euro baino gutxiago kobratzen dute hau da

hamar pentsiodunetik seik kobratzen dute zazpiehun euro

pertsona zenbakiak ipintzea batzuetan ona da aurpegiak ere ipini behar genituzkeelako pertsona horiengan

pentsioak ez ziren igo eta kontsumo prezio indizea bi koma lau igo zen bi mila hamabian

ehuneko bi koma bederatzi igo da baina pentsioak

beraz azken bi urteetan gutxienez pentsionistak eros ahalmena galtzen eta galtzen dabiltza gainera oinarrizko kontsumoak diren gaietan igoera

gertatzen ari da garraioa elikadura botikak elektrizitatea

osasungintzan berrordaintzea edo kopagoarekin ibiliko gara hurrengo hilabeteetan ehunka botika diruz lagundutako zerrendetatik kanpo gelditu dira

daude eta hori da besteak beste gure herrian milaka eta milaka pertsonak bizi duten egoera eta errealitate honetan emakumeen egoera oraindik askoz okerragoa da datu bat emakumeak gizonezkoak baino ehuneko berrogei gutxiago jasotzen dute pentsioetan alargunen pentsioak aipa ditzakegu edota kontratu partzialak dituztenekin gertatzen etxeko langileen kasu askotan pobrezian edo pobreziaren mugan daude erreforma bat egiten den bakoitzean pentsioei buruz

oinarritutako adostasunean egon beti langileen kalterako izan da eta gainera hurrengo eta ondorengo urteetan

galdu dena ez da berreskuratu psoek zapaterok

hilabete honetan indarrean sartu den pentsioen erreforma gogoratu nahi dut euskal herrian greba orokorra egin genuela erreforma horren kontra bi mila hamaikako

sozial handia izan zuela legebiltzar honetan adierazpen

aurretik jakinda ez dutela inolako eraginik izango baina erantzukizuna

erantzukizuna ezin duzue ezkutatu esan duzue maila batean bi mila hamarean egindakoa baina badaude beste atal batzuk ere bai zuek egindako

murrizketa suposatu du une honetan berriz ere ppren eskutik etorri da erasoa ordainketa osagarria bertan behera utzi dute

urterako eten egin dute pentsioek kontsumo prezio

eta pentsio duinak bermatzeko esaten da leku guztietatik baina bitartean dirua dago eta ez nolanahikoa ere bankuei emateko datu bat soilik bi mila hamabian pentsioak ez eguneratzeak

aurreztea ekarriko du bankari eman zaion dirua

honetaz zenbaki hauen inguruan hau dena jakinda horrela egotea

orain erreforma berri bat inposatu nahi dute berriro ere kasu honetan alderdi popularra hau ere langileen kalterako zalantzarik gabe

neoliberalismoak agintzen duena erabaki politikoen bitartez ezartzen eta inposatzen ari da eta hori guztia egiten jendartearen gehiengoaren interesen eta nahien kontra politika hauek asmo jakin bat daukate pentsio sistema pribatua bultzatzea

pentsio sistema publikoa ahultzea ezinbestekoa da nahiz eta bidean milaka eta milaka pertsona kaltetu gure ustez pentsioen gaian ere beste politika batzuk egin behar dira eta posiblea da egitea azken batean erabaki politikoak dira

eta eajren artean agertzen den lehen puntua baita ere guk proposatutako zuzenketan agertzen da azken batean

erabakiarekin desadostasuna agertzea adierazten da puntu horretan baina gure ustez ez da nahikoa gure ustez

eskatzen diogu epaitegi konstituzionalak ezin du inposatu behin eta berriro

pentsioen kudeaketa osoa eskuratu behar dugu lehenbailehen euskal babes sistema publikoa osatzeko urratsak emateko eskatzen diogu

nahi dugu eta behar dugu baita ere pentsio sistema publiko propio bat izateko bitartean espainiako gobernuak egindako murrizketek

bi mila hamairuan ordainsari konpentsagarri bat jasotzea proposatzen dugu aurrekontuetan ziurtatuz diru kopuru bat horretarako hori da guretzat inportanteena hau ere legebiltzar hau

baizik eta neurriak proposatzen eta aurrera eramaten

pentsio duinak izatea eskubide bat izan behar da eta hartzen diren erabaki politikoak pertsonen ongizatea ziurtatu behar dute pertsonak erdian egon behar da erdigunean hau uste dut lehendakari jaunak ere

sustatzea guretzat ezinbesteko eskaria da eta horrela eskatzen diogu jaurlaritzari zuen proposamenak kritika mailan

horren aurrean desadostasuna adierazteko ondo dago baina gure ustez beste urrats bat ematea guztiz beharrezkoa da eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea
jarraian mixto upyd taldearen ordezkaria dauka hitza maneiro jauna dauka hitza maneiro jauna

contra la mayoría de los ciudadanos nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna jarraian euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak

bi mila hamabiko pentsio igoera izan zen nahiz eta egoera

egoera ekonomiko larri batean gobernuak urte bakar batean ehuneko hiru igotzen ditu pentsioak bi mila hamabian ehuneko bat

honek honako hau suposatzen du pentsioen ehuneko hirurogeita hamabost hau da sei koma sei milioi urtarrilean igo egingo dira aldez aurretik

horrela erabaki duelako gobernuak guztiok dakizuen bezala zorraren interesen igoera ezinbestekoa da los pensionistas

pertsona ahulenekin eta egoera berezi batean daudenekin nahiz eta kontu publikoak

para la economía del estado urte betean alderdi popularrak hiru erabaki nagusi hartu ditu

ehuneko bat igotzea mila euroraino pentsioak ehuneko bi igotzea

behin betiko banatzea horrela kontributiboak ez diren pentsioek finantziazio sistema zamatu ez

behar diren erreformak egitea alderdi popularrak gure zuzenketa aurkeztutako zuzenketa mantenduko dugu eta oso argi esaten du eusko gobernuari eskatzen diogula neurri eraginkorrak hartzeko eta hartzen jarrai dezala

ekonomia hazkundea lehenbailehen lortzeko y bueno hemos visto

eskerrik asko garrido andrea jarraian euzko abertzaleak taldearen ordezkari den gorospe andreak du hitza

sailburu amaieratik hasiko naiz garrido andrea zuk ondo baino hobeto dakizu esan duzuna

kongelazio babesik eman zuk ondo baino hobeto dakizu hori

espainiako gobernuak ez ditu pentsioak eguneratu legeak dion bezala azaroko kontsumoko

kpia kontuan izanda historikoki eguneratzeko

ehuneko bi koma bederatzi izanda eta eguneratzea ehuneko bata mila eurotik gorako pentsioentzat eta ehuneko bia mila eurotik berakoentzat azarokoa ehuneko

urrikoa ehuneko hiru koma bost izan zen beraz baliteke jaitsiera hau ere artifiziala izatea

pentsionistek erosteko ahalmena ehuneko bat koma bederatzian galdu dute batzuek eta beste batzuek ehuneko

espainiako gobernuak kpiaren arabera bi mila hamairuko pentsioen eguneratze eta errebalorizatzea eten dituen hogeita zortzi

dekretuarekin estatuko pentsionista guztiak kolektiboki pobretu ditu

urteko laurehun euroko gutxitzea izan du pentsionista bakoitzak bere erosketa ahalmenean izugarrizko

egin da oso ahula den kolektibo honekin ondorioz

diputatuen kongresuan dituen ordezkariek errege lege dekretu honen baliozkotzearen kontra bozkatu zuten espainiako gobernuak ez du pentsioen eguneratzeari dagokionez ez konstituzioa bera ez da oinarrizko legedia ez da bete toledoko itunak diona ez du bete eta gainera legea jarritakoaren kontra joan da lehen hemen

horretatik aparte den badago beste legedi gehiago

ezin du erantzukizun kontua dela erantzukizunez ekiten ari dela era berean ordenamendu juridikoak diona betetzen ez denean are gehiago gobernua haren kontra ari denean hamaika aldiz

gobernuak lehen aipatu dudanez pentsioak eguneratuko zituztela

eusko alderdi jeltzalearen bozeramailea den emilio olabarriak esan zuen bañez ministrak egindako baieztapena pentsionistak zoriontsu egon beharko liratekeela

eta hala da europar batasuneko gure inguruko

ikusiko dugu espainiako estatuko pentsioak ehuneko hogeita bederatzian direla txikiagoak beraz ez dago zoriontsu egoteko arrazoirik eusko alderdi jeltzaleko diputatuen kongresuan duen taldeak pentsionisten eskubideak defendatzeko oposizioko beste alderdi politiko gehienekin espainiako gobernuak hartutako neurri honen aurkako konstituzio kontrakotasun errekurtsoan parte hartu du

bestalde gure legebiltzar taldeak aurkeztutako osoko zuzenketan beste

hemen aipatu den moduan gaur aurkezten dugun erdibideko zuzenketan sartu dena eusko legebiltzarrak eskatu egiten dio espainiako gobernuari bete ditzala euskal herriko autonomia estatutuak hiru barra mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretzi lege organikoak bere hemezortzi puntu bi artikuluan eta bostgarrena xedapen iraunkorrean jasotako aurreikuspenak

euskal autonomia erkidegora transferentziari buruzkoa esan dudanez atala sartu da erdibideko

komentario batzuk egitea gura nuke arrondo andreak esan du beste politika batzuk egin daitezkeela neurriak hartu eta

esan gura dizut guk aspaldidanik hemen

pentsioak osatzeko legea aipatuko dizut besteak beste indarrean sartu zena eta

hemen jartzen zena beraz badago eta guk aspaldidanik

aspaldidanik bultzatu izan ditu neurriok pertsonak erdigunean egon behar direla diozu eta eusko alderdi jeltzalea alderdi humanista bat da eta gure ardatza pertsona da maneiro eta garridori uste dut esan dizuedala eta uste dut bigarren txanda besterik ez bada ez dudala erabiliko eta prietori esatea bakarrik gaur sei puntu

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea erantzuteko txandan
euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak

explíquemelo eskerrik asko prieto jauna jarraian eh bildu taldearen ordezkaria den arrondo andreak du hitza

interbentzio hauetan entzun dugu behin eta berriro gertatzen ari dena pentsioekin eta pentsionistekin ez dela justua

ahalmena galtzen ari direla eta lehen esan dudan bezala errekurtsoa sartzea madrilen

hor amaitutzat ematea bidea eta eusko jaurlaritzak egin beharreko bidea hor amaitutzat ematea ez da zilegi guretzat iruditzen zaigu beste gauza batzuk egin behar direla eta egin daitezkeela eta hori da eskatzen duguna eta

prieto jaunak esan duen bezala bi aldiz sartzea dirua bote berdinean eztabaida luzea izan daiteke planteatzen duzuna

kendu beharko da segur aski beste leku batetik baina gu planteatzen ari garena

hemen erabakitzen dena eragin bat izan behar duela pentsionistengan eta beraz beraiek ez dutela

alderdi politikoek erabakitzen dituzten gauzak azken batean beraien interesen kontra eta hori da gure proposamenarekin ahalbideratu

ez suertatzea kaltetuta hartzen ari diren erabaki hauekin decir también

en otro debate pentsioak finantzatzeko bide ezberdinak daude gainera horretaz ere hitz egin dezakegu eta hori ere erabaki politiko bat da

baldin bada eta horretan ados baldin bagaude finantzatzerako ere hitz egin dezakegu agian ez dela bakarrik

aurrekontuak diru publikoa ere horretarako dago dirua

banatu eta erabili behar dugun proposatzen duzuen

adostasuneko testuan edo transakzionatutako testuan hori ere lehen pixka bat

aipatzen eta bide batez aprobetxatzen dut eskatzeko bananabanan

proposatzen duzuen testua azken batean badaudelako puntu batzuk nahiz eta ez izan inolako eraginik praktikan eta hori horrela baloratzen dugu ez gaude horien kontra guk ere kritikatzen dugu eta ez gatoz bat madrilgo gobernuak alderdi popularrak hartutako neurriekin bai osagarriaren inguruan bai igoeraren inguruan eta maila horretan

egiten digu planteatzen duzuena hirugarren puntua uste dut dela errekurtso konstituzional inkonstituzionaltasun errekurtsoa

jakinda hemen zaudeten alderdiak eta sartu zenutenak errekurtso hori amaiur taldeak kongresuan baztertuta utzi zenutela errekurtso honetan nahiz eta gero hitz egin behin eta berriro

hitzak batzutan dena agoantatzen du baina ekintzak gutxiago agoantatzen dute ez eta toledoko paktuaz lehen hitz egin dut ere

etorri den guztia herri honetarako ona izan denik eta esan behar da hemengo gehiengo sindikala eta sozial zabalak behin eta berriro kritikatu dituela

etorri diren hainbat ondorio eta ondorio beraz ez da gehiegi esan beharko genuke ez dela gure gustukoa ez naiz sartuko hitz egiten autonomia estatutuaz eta gizarte segurantzen konpetentziaz gizarte segurantza aspaldian egon beharko litzateke herri honetan

hemen erabaki nahi dugu gure gizarte segurantza propioa publikoa eta duina defendatuko dugu hori batzuk pentsatzen baldin baduzue edo jarraitzen baldin baduzue pentsatzen

beste pausuak emateko burujabetasunaren alde

iritsi dela eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea

upyd talde ez du hitz egiteko asmorik euskal talde popularraren ordezkaria den

eta esan dut lehen beza igo zenuen alderdi sozialistarekin

eta funtzionarioen soldata jaitsi zen eta gainera hori argi dago zuek

laguntza eman zion zapaterori bere aurrekontuak ateratzeko kongresuan

eusko abertsaleak taldearen izenean ez du hitzik hartu behar ondorioz eztabaida bai bueno zurea da hitza

baina bi gauzatxo bakarrik komentatzeko garrido

esan dizudana gobernu batek ezin du esan erantzukizun kontua dela erantzukizunez ekiten ari dela berean ordenamendu juridiko diona betetzen

ere gizarteko talderik ahulenari kalte

bidea dela eta ez dela aipatu duzu errekurtsoa sartzea bide bat da eta guk hartu dugun bidea da

besteak beste eta batez ere uste dugulako lehen

amaieran berri on bat egongo dela ez duelako pasatuko

eskerrik asko gorospe anderea eztabaida amaituta

bozketa puntuz puntu egitea ez dakit alderdi sozialistak proposatutako arazorik badaukan

oso ondo badirudi bozka desberdinak direnez puntuz puntu nahi dela ez

eusko abertsaleak sinatu duten erdibideko emendakina bozkatuko dugu puntuz puntu eta lehenengo puntua bozkatuko dugu bozkatu daiteke

ondorioz onartuta gelditzen da lehen puntua bigarren puntura pasatu gara bozkatu daiteke

ondorioz onartuta geratzen da hirugarren puntu hau ere laugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu daiteke

ondorioz onartuta geratzen da laugarren puntu hau ere eta azkeneko puntura pasatuko gara bozkatu daiteke

onartuta geratzen da ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da gai zerrendako zortzigarren puntua

euskadiko defizit helburuak betetzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak

jarraian eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andreak du hitza

gaur hemen eajk eta ppk

helburuei buruzko gai honetan aurrekontuetan

lortu duten akordioaren isla da murrizketak aurrera eramateko

beste urrats bat besterik ez esaten da erkidegoko

bete ditzala adostutako defizit mugak baina esaldi honek niri hiru galdera nagusi

nork adostu ditu norekin

eta noski zertarako adostu ditu argi dugu euskal herrian ez dugula horrelakorik adostu hemen gure artean erabaki beharko ditugu lehentasunak eta horien arabera

lan horretan aritzeko zintzo euskal herriaren

ez da kontutan izan espainiaren aldetik adostutako defizit muga horiek finkatzeko café para todos aplikatu du berak

akordatutako defizit mugak erkidegoen artean

estatuak bere kabuz aritu izan da berariazko eskumenak ditugu eta gure ekonomiaren helburuak guk

behar ditugu guretzat garrantzitsuena euskal gizartearen ongizatea bermatzea da justizia soziala eta horretara bideratu behar dira gobernuaren ekintzak eta baliabide ekonomikoak lehentasun osoz krisi sistemikoak jota gaude eta beraz

aldatu behar dira krisitik irten nahi badugu krisitik ateratzeko ezin erabil daitezke krisi bera sortu duten

azken aldietan nazioarteko diru funtsa eta munduko bankua adibidez inola ere ezin dugu onartu

zerbitzu publiko edo ekonomiaren garapenaren kontrako neurriak ezartzea arlo hauetan murrizketak egitea

inposatzen dizkiguten neurri batzuk zalantzan jarri behar genituzke oparo alditan eta krisialdietan

aurrekontu diziplina bera erabiltzea hori agerikoa da krisialdietan ekonomiaren aldeko neurririk ez baditugu hartzen ez dago irtenbiderik errealitateak

helburu nagusi eta bakarra izateak krisia besterik sakondu egin duela

miseria bakarrik ekarri du langabezia igo da garapena jaitsi egin da eta hainbat enpresa

urkullu ogaur oraintxe ez dagog jaunaren gobernuak jarraituko dituen ildoak gaude rajoy ereduari jarraitzea eta euskal gizarteari emandako hitza ez betetzea orain arte

esaten egon da baina jada ikusten ari gara hori ez dela horrela izango bere benetako marra gorriak defizita eta zorpetze mugak izango direla aurreko legealdiko murrizpen politikei jarraipena emango die urkullu jaunak eta rajoyk daraman norabidea hartu du

funtsean ppk madriletik aplikatzen

hartuko du ezin dugu ahaztu estatuak berak europako instituzioen ustez ez dituela

defizit mugak beteko bi mila hamabirako bruselak aitortu du

ez dutela balio izan defizita jaisteko iazko

madrilek besa igo zuen funtzionarioen

horrek ez du zorpetzea murrizterik lortu beraz nola da posible estatuak ez betetzea bere akordioak

bere kabuz gure erkidegoari inposatutako defizit mugak betetzea eskatzea benetan galdera hori garrantzitsua deritzogu

gai honi buruz argi dugu lehenik eta behin hemen gure artean erabaki behar dugula zertarako den defizita zertarako den zor publikoa

zeintzuk diren gure herriaren lehentasunak

baina ezin duguna onartu da inposatutako mugak

eskerrik asko pinedo andrea jarraian eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak du hitza

berriro eskerrik asko berriro zuri legebiltzarburu andrea bueno defizit publikoak oraingoan

egonkortasunerako eta hazkunderako hitzarmenean dute oinarria hitzarmen hau ekonomia eta diru batasuneko kide diren estatuen politika fiskalak

kontseiluak bete beharreko neurriak jartzen dizkio estatu horri gehiegizko defizita zuzendu dezan eta horretarako epea jartzen du euro gunean aurrekontu defizit handiegia ager dadin saihestea da

hitzarmenaren xedea diputatuen kongresuan

abuztuaren hogeita seian egindako osoko bilkuran

artikulua aldatzea erabaki zuen sozialistek eta popularrek artikulu hori aldatu zuten

eta zorpetzeari muga zorrotza jartzeko helburuarekin eajren jarrera

kontrakoa izan zen konstituzioaren aldaketa hori bat batean abuztuan hamabost egunetan egin zen pp

adostasunarekin urgentziazko prozedura erabiliaz tramitatzeko eskatuta konstituzioaren ehun eta hogeita hamabostgarrena horrek aldatuta

estatuaren eta autonomia erkidegoen defizit estrukturalak ezin izango ditu gainditu europar batasunak

estatukideentzat ezarritako mugak hogeitalau zuzenketa aurkeztu ziren eusko alderdi jeltzalearen kongresuko taldeek

ezta tramiterako ez guztietatik bakar bat

eaj k madrileko kongresuan defendatu zuen diskurtsoa

gaurkoan legebiltzar honetara orduan egun sailburua den erkoreka jauna zegoen diputatu lanetan eta berak defendatu zuen

alderdi sozialistak eta alderdi popularrak elkarren eskutik egin zenduen posteriormente

nos parecía razonable bestalde bi mila hamabiko apirilaren hogeita zazpian aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko lege organikoa onartu zen bere lehenengo artikuluak zera dio

sektore publikoaren aurrekontu politikak bete beharko dituen printzipio gidariak ezartzea da aurrekontu politika horrek aurrekontu egonkortasunera eta finantza egonkortasunera zuzenduta egon beharko du espainiako konstituzioaren ehun eta hogeita hamabost artikuluari jarraiki eta aipatutako printzipioek botere publiko guztiak lotzen dituzte

bi mila hamabiko uztailean zerga eta finantzaketa politikaren kontseiluak aurrekontuen egonkortasunerako eta zorpetze publikorako helburuak jarri zituen bi mila hamairu bi mila hamabost aldirako

ehuneko zero koma zazpian jarri zen zero koma batean bi mila hamalaurako eta bi mila hamabosterako

erkidego guztientzat aipatu behar da euskadik eta estatuak ez dutela aurtengo urterako akordiorik sinatu oraindik ekonomia itunari buruzko legeak hala eskatu arren edozein kasutan defizit helburu hori hartuko da bi mila hamairurako barne produktu gordinaren

zazpia defizit publikoaren helburua bete behar dugu nahita ez eta nahita ez bete behar dugu intentsitate eta abiaduran

nahiz eta ozenki kritikatzen dugun ez direla kontuan izan ez direla aintzakotzat hartu goizean esan den moduan erkidego ezberdinen egoerak zeinek kudeatu duen zuzentasunez

esan duena bi mila hamairuan euskadik aurrekontuen egonkortasunari buruz hartuak dituen konpromezuak betetzen

hori dela eta ez dira etengo finantza publikoen iraunkortasunerako beharrezko diren kontsolidazio fiskaleko politikak

izatea ito barik nazioarteko diru funtsak berak ere aitortu baitu azkenean muturreko austeritate politikak ondorio latzak

diogu baina erantzukizunez eta seriotasunez eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

mixtoa upydren taldearen ordezkaria den maneiro jaunak

popularraren ordezkaria den damborenea jauna dauka hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkariaren prieto jaunak

de estas verdades muchas gracias eskerrik asko prieto jauna jarraian eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andreak

eskerrik asko ez horrela dago baina

gorospe

ez dut ulertzen zor publikoari buruzko aldaketa konstituzionalaren kontra agertzen zarete

baina ez dut ulertzen hori esatea eta gaur hemen pprekin batera

proposizio hau aurkeztea guztiz ulertezina ikusten dut

baina bai onartzea defizit hori inposatutako defizit hori ordaindu behar dugula bete behar dugula ez dut ulertzen gorospe andrea

no se le ocurre a nadie a nadie eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko legebiltzarburu andrea pinedo andrea errez da ulertzen zuek udaletan eta aldundian beste lege batzuekaz eta garitanok espainiako banderagaz egin duen moduan

galdera bat egingo dizut bilduk kudeatzen dituen erakundeak udal zein aldundi betetzen

betetzen dute lege hori udal batean zaude

lege horretan jartzen diren printzipioak besteak beste aurrekontu egonkortasunaren printzipioa finantza iraunkortasunaren printzipioa

bere debereak egin behar ditu bestalde lehenengo

osoko zuzenketan planteatzen duzue euskal herritik kanpo datozen aginduei aurre egitea esaten duzue baina europatik datozenari ere denari aurre egingo diogu zelan planteatzen duzue

izan duzu eta kritikatu izan duzu aldez aurretik urkullu jaunak aurrera eramango duen politika eta oso kurioso izan da bigarren txanda entzutea zeren eta bigarren txanda aipatzen izan duzu apelabas

metafora bat uste dut izan dela orduan

etxe honetan izan den kudeaketa ona zergatik aldez aurretik kritikatzen duzu nik horretan oinarrituta hogeita hamar urteetan izan den esperientzian oinarrituta

konfiantza izateko aurrerantzean izango denagaz ere

upyd taldeak hitzik ez du hartuko ondorioz eztabaida amaituta

euzko abertzale taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu